hasiera emango diogu minutu bateko isilunearekin gregorio ordóñez jaunaren omenez

eh bildu legebiltzar taldeak egindako lege proposamena araba bizkaia eta gipuzkoako herritarrak

ebazpena banatu zaizuen dokumentazioan daukazue jaurlaritzaren irizpidea eta horrenbestez irakurri gabe eztabaidari ekingo diogu aldeko eta kontrako txanda dago aldeko txandan nork parte hartu nahi du eh bilduz gain

egun on jaun andreok lehenengoz eta behin

eta borrokan diharduten gainontzeko enpresa guztietako langileei agur solidarioa eta gure

zuekin gaude zuek bezalako jendea gogoan izan dugu lege proposamen hau egiterakoan gu bezalako jendea gogoan izan dugu

geneuzkan gogoan langabezian dagoen jendea eta lan prekarioaren biktima direnak ere jende xumea horiek guztiak jende normala tragedia greziarretako heroiak izan gabe gaur egun

egutegian aurrera egiteko eta hilabetea amaitzeko gure garaiko heroi berriak dira

ez dugu erabaki ahalmen hori guretzako nahi ez dugu guretzako eskatzen hemen bilduta gauden

herritarrentzat baizik bitartekaririk gabe ordezkaririk gabe eh bilduren ustez gure funtzioa da herritarrek behar duten

eskaintzea besteak beste legeak ere bai legeak herritarrek bakarrik beraiei dagokien ahalmen hori babestuta eta zainduta izan dezaten zergatik lege egitasmo hau zergatik diogu herritarrek ez dutela gaur egun erabakitzen

jakin izan dugu acb enpresarekin zer gertatzen ari den gain kostu energetikoengatik itxi beharko dute

hori bezain larria hori bezain gordina da gaur egun gure aurrean daukagun

eta hori da politika energetiko jakin baten ondorio hemen erabaki ez den politika energetiko baten ondorio

hemengo herritarrek erabakitzea nahi dugu ikusten dugulako horrela bakarrik posible izango dela beste herri bat eraikitzea justizia sozialean

herri bat eraikitzea non langileak beste batzuk urruti hartutako erabakiengatik kalera joan beharko ez duten iberdrolak gure bizitzetan eragiten duten erabaki handiagoak hartzen ditu legebiltzar honek baino repsol decide más en nuestras vidas

eta erabaki gutxiago hartzen da zeren eta erabakigune nagusiak beste toki batzuetan baitaude hain zuzen ere erabakigune horiek daude

hautatzeko eskubiderik ez duten tokietan erabakigune horiek demokrazia formalaren

eta herritarrek ezin dituzte beraien kideak hautatu bestela agian hautatzeko aukera izango balute ustekabe bat baino gehiago legokeelako

baina batez ere gure europa zahar honetan bada gizarte zibilaren baitan nagusitzen ari den mugimendua hablamos de una corriente de fondo que se mueve

europa osoan gero eta jende gehiagok bere bizitzan eragiten duten kontuetan erabaki nagusietan parte hartu nahi du ez dago prest erabaki beste batzuen esku uzteko ordezkari horiek herritarren mesedetan jardun beharrean beste interes batzuen mesedetan egiten dutelakoan

normala da bilakaera logiko baten baitan kokatzen baita garai batean jende gehienak beste batzuk bere ordez erabakitzea gogo onez

aspaldian ohitu gintuzten makilez baina ohitu gintuzten jaun txiki batek dena erabakitzera horretan

suertatu zitzaion berak hautatutako ordezkariek aniztasun horretan eztabaidatzea eta eztabaiden ondorioz erabakitzea behin ala behin guztioi gertatu zaigu demokrazia formalarekiko lilura hori

eta normala eta logikoa da denbora pasa ahala seguruenez

jendea bere ordez erabakitzen zutenek zer eta nola erabakitzen zuten eskatzen hasi zen hau da gardentasuna aldarrikatzen hasi zen

aldarrikatu zen eta guztioi logikoa eta onuragarria iruditu zitzaigun baina denbora luzeegia pasa gabe agian erabakiak

ordezkariek erabakitakoa ezbaian jartzea eta berak horixe berretsi behar izatea ez zitzaion nahikoa iruditzen eta gehiago

beti ere efikazia gora efikazia behera baina onartu behar izan zuten orain gaude bilakaera kate horren baitan hurrengo urrats logikoaren aurrean

beste batzuk bere ordez erabakitzea nahi jendea ez da gardentasunarekin konformatzen jendea ez dago beste batzuk erabaki dutena berresteari erabakitzea iristeko prest jendeak erabaki nahi duelako erabaki nahi dute prozesu osoan parte hartu nahi dute hasieratik bukaera arte herritarrek erabakitzeko prozesu osoan parte hartu nahi dute

herritar horien ordezkariok herritarren borondatea gure demokrazia formal santuarekiko mehatxu gisa sentitu dezakegu ala demokraziaren bilakaeran ezinbestekoa den hurrengo urrats logiko gisa har dezakegu hay

halakoa da halakoxea da guk eraiki nahi dugun gizartea eta badakigu

ez gaude bakarrik kalean ez gaude horretan bakarrik eta ziur gaude areto honen baitan ere ez gaudela bakarrik bidea

efikazia behera beti jendea bere buruaren jabe izatearen beldur ugari baina herritarren ordezkariak garen heinean guk jendeari herritarrei gizarte zibila deitzen zaion horri tresnak eman behar dizkiogu tresnak bere bidea beraien bideak egin ditzaten bazegoen lege proposamen honi

izen generikoa jartzea bazegoen noski hala ere jende aldrebesa garelako edo herritarrak ahalduntzeko legea izena jarri genion ahalduntzea herritarrak bihurtzea haiei ahalmena boterea ematea horrexek ondo laburbiltzen du gure egitasmoaren funtsa leporatu zaigu lege proposamen hau egiterakoan kataluniako iturritik

edo kataluniara joan eta iturria hona ekarri dugula berdin da ezin uka lege proposamenak katalunian gaur egun katalunian hanka bat duela baina bestea hementxe bertan legebiltzar honetan bertan

urtean dauka eta gainera esan behar dugu beste iturri batzuetatik ere edan dugula

hain zuzen feminismotik edaten du feminismoa da arrakastarik handienaz ahalduntzea kontzeptua empoderamiento gaztelaniaz

lege honek aukera ematen du kontsultak antolatzeko

eskualde mailan herrialde mailan eta zergatik ez autonomia erkidego mailan aterki legal bat jartzen du aterpe bat

erabakitzeko eskubidea gauzatzeko hori da bilatu duguna hori da eskaintzen duguna eta badakigu bidea ez dela erraza izango baina badakigu bide horretan ez gaudela bakarrik eta bide hori

noski egin nahi dugu amaitu aurretik esan dudan bezala

bakarrik ezingo dugula egin beste batzuk beharko ditugula bide hori egiteko gure ustez gaur hona ekarri dugun hau urrats txiki bat da baina urrats garrantzitsu bat erabakitzeko eskubidea gauza bidean

benetan herri honek bere herritarrek erabaki dezaten beraien etorkizun politiko ekonomiko sozial

eta gaur lege proposamen honi argi berdea tramitera onartzeari argi berdea ematen baldin bazaio argi eta garbi daukagu argi berde hori izango dela bat para seguir trabajando dos

gaur tramiteari tramitera onartzen baldin bada lege proposamen hau oso kontuan hartzen dugu argi berde bat dela baina

lanean jarraitzeko gure artean behingoz hitz egiten hasteko eta noski akordioak bilatzeko hori da gure asmoa hori da gure borondatea hurrengo geltokia erabakitzeko eskubidea eskerrik asko

aurkakako txandara pasatuz zeintzuk parte hartu behar dute aurkako txandan ppk bai

maneiro jauna jarraian euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

egun on guztioi votaremos

erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den arraiz jauna zurea da hitza

egun on berriro pena bat da legebiltzar honetan

jendeak ez duela entzuten eta berdin da zer esaten den hemendik norberak bere gidoia etxetik idatzita ekartzen duela eta berdin berdin botatzen du

hitz egin duenari ze pena inork erantzun ez izana esandako ezeri

dago maneiro jauna baina gauza zehatz bat esan nahi diot bai hor dago barkatu gauza zehatz bat esan nahi diot

gure lege proposamen honen bitartez zu zeu legebiltzar honetatik kanpo egongo zarenean bizitza politikoan parte hartzeko aukera emango dizu kontsultetan parte hartuz eta parte hartzeko prozesu horietan guztietan gainontzeko herritarrek bezala parte hartuz orduan nik uste dut zuretzako oso onuragarria izango dela beraz hobeto baloratu beharko zenuke gure lege proposamena beste alde batetik demokraziari buruz hitz egin dugun honetan benetan

sémper jaunak esandakoak nik uste dut berak esandako guztiak oso ongi adierazten duela

estatu espainola nolako den eta zer nolako

estatu hori ez da kapaza ez da gai onartzeko bere zatiren batek bere kabuz

hartu ahal izatea erabaki horien beldur delako teorian beraien herritarrak direnen erabakien beldur delako halako estatu bat oso estatu ahula da politikoki oso ahula da eta demokratikoki gehiegi du ikasteko

asmatzen duzue estatua demokratizatzen edo estatu horren arazoak gero eta handiagoak izango dira

bizitzen ari garen abagune historiko honetan hori da zuen erronka

horri heltzen diozue eta konponbide demokratiko bat ematen diozue edo bestela estatu horrek ez du aurrera egiterik izango

beldurra ea non hartzen diren erabakiak guk uste dugu oso nabarmena dela gaur egun herritarrek ikusten dutela argi eta garbi beraiengatik oso urruti hartzen direla erabakiak batzuetan eufemismoen bitartez ez dakigu

brusela den eta brusela zer den ez dakigu munduko bankua den

zenbait erabaki hartzen duena hor badira enteak

baina horiek hartzen dituzte erabakiak eta horiek behartzen dute gobernu bat osatzera edo beste bat ez osatzera halako presioak eginez

berrogei egunetan estatu espainolean

zertarako beraiek nahi dituzten politikak egin daitezen eta ez beste batzuk eta hor jarriko diren politikariak onartu beharko dute

hori da beraien papera hori da historiak ematen dien papera eta horren aurrean herritarrek

konfiantza galtzen ari dira demokrazia formalarekiko eta erabakiak beraiek hartu nahi dituzte hori baita gauzak aldatzeko

eta gauza guztiei buruz ez dakit zergatik dagoen horren beldur eta izan daitezke herri mailako kontuak izan daitezke eskualde mailakoak izan daitezke gai guztietakoak eta baita autonomia erkidegoari dagozkionak noski zer arazo dago jendeari galdetzeko oztopo da demokraziaren garapenerako jendeari galdetzea ba al dago gauza demokratikoagorik jendeari galdetzea eta jendeak erabakitzea baino

eskerrik asko eskerrik asko arraiz jauna erantzuteko txandan maneiro jauna zurea da hitza

extraordinariamente grave lo que va a ocurrir en la mañana de hoy eskerrik asko maneiro jauna besteen denbora jaten ari zara eskerrik asko maneiro jauna gracias presidenta euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

zurea da hitza gracias presidenta

lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita zazpi bai

aintzat hartzen da lege proposamena jarraian boto azalpena

egun on guztioi gure talde parlamentarioak bozkatu duena ikusi duzue azkenean baiezkoa ematen diogu lege egitasmo proposamen honi aintzakotzat hartzeari alegia

baiezkoa eman nahi diogulako eztabaidari eztabaidari ni ez naiz eztabaidan sartuko ez daukatelako egiteko hori

bi edo hiru arrazoi funtsean azkenean gure posizioa

delako ni ez naiz intentzioetan sartuko zergatik horrek kapitulu luze bat irekiko luke

lege proposamen hau jaurlaritzak artean legebiltzar honetara ere ezer

autogobernu ponentziaren nondik norakoak gai asko daude gai asko daude baina funtsean ikusten duguna da lege proposamen honetan

erabat luzea gure ustez oso bihurria eta erreglamentarista gure gustukoa ez dena beraz gu ez gatoz bat proposatzen den erregulazio horrekin zergatik iturriak iturri garbi dago katalunia izan daitekeela iturri bat

eta guk nahiago ditugu etxekoak etxekoak kanpotik hartzea ondo dago baina iturri zaharra izan arren

geureak dira eta iturri zahar horretatik beti

besteak beste gobernuak berak bai instituzio erakunde sektore publikoaren inguruan gardentasuna edo gizartearen parte hartzea edo gobernu onaren aterpe horretan ba bai berrogeita hamaseigarrena artikulutik hirurogeita seira bitartean hirurogeita hamazazpigarrena tik laurogeita bira bitarteraino

gure iritsirako proposatzen du jaurlaritzak berak parte hartzea jaurlaritzak eta legebiltzar honetan dago ez dago kataluniara joan beharrik iturri berriak

hemen bertatik eta baita ere dago beste bat eta da gipuzkoako foru araua

urtekoa da orain dela sei urte pasa onartuzena

arau parte hartzailea eta gure ustez baita ere jaurlaritzaz aparte erakunde horrek

beste iturri bat eta emankorra izan dena zergatik

bost egun dela udal baten desanexioaren inguruan diputazioak

galdeketak egiteko baina hemen debatearen zioa edo

herri ikuspegitik galdeketa erabakitzeko eskubidea eta hori hain zuzen ere lege honetan berrogeita hemeretzi artikulu dituen lege honetan

erkidego autonomoak estatuari herri gisa dagokion erabaki ahalmena aitor diezaion aldarrikatuko duela orduan nik ez dakit testuak irakurri diren

baina hori da aipamen bakarra eta xedapen gehigarri batean dagoena

guk pentsatzen dugu talde bezala eta horregatik izan da gure botoa eztabaidari bide eman behar zaiola eztabaidari inoiz ez zaizkiola ateak itxi behar eta bai parte hartzearen inguruan euskal instituzioek dagoenekoz proposatu dituzten

eta erregulazioak gure iritzi apalean hobeagoak direla

eta etorkizunari begira eta erabakitzeko eskubidearen alor horretan guk behintzat talde bezala eta ez dakit bidelagunik izango dugun horretan

eusko legebiltzarretik edo han eta handik madrileko kongresutik herri honek bere etorkizuna erabakitzeko amaitzen joan behar beharrezko

herri galdeketa horiek baita ere lege barruan egin ahal izateko ekimen legislatiboak bultzatzeko prest gaudela egin aurretik bakarka edo bakarrik egin aurretik galdetuko genuke ea

bide hori egin nahi izango lukeen euzko alderdi jeltzalearekin hau da herri kontsulta horiek ere baita ere herri honetan lege barruan egin ahal izan ezkero behintzat arrazoia eta
egon ez dadin ekimen horri eusteko konpromisoa hartzen dugu eskerrik asko egibar jauna

bigarren puntua mozioa blanca roncal azanza euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak aurkeztua erizaintzak euskadin duen eginkizunari buruz eztabaida eta behin betiko

eskerrik asko roncal andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

guztioi oraindik ere espainian funtzioetan dagoen gobernuaren aurreko legegintzaldia burugabekeria eta ergelkeriaren legegintzaldia kalifikatu genezake ikaragarriak

onartu dituzten lege eta dekretuak bata bestearen atzean guzti guztiak gure erabaki gure ahalmenen kontra zuzen zuzenean

erakundeetan harturiko erabakiak eta horretarako gogoratzea besterik ez urquijo jaunak gobernu delegatuak ezarritako

azkar esaten da azkar esaten da baina ikustea besterik ez zenbat helegite eta zenbat eraso jasan ditugun eta hori gutxi balitz ba parean zituzten

eta baita txukun funtzionatzen duten beti hobetu daiteke baina aitortu behar da txukun funtzionatzen dutela sistema publikoetako profesionalen ardura eta zereginetan eskua sartuaz

azken perla bi mila hamabosteko urriak hogeita hiruko

erizainen preskripzioarena bezala ezagutzen dena ordura arte hitz egindakoa adostuta zegoena arloko

espainiar gobernuak eta aipaturiko dekretua onartu zuen bai espainiako eta bai euskal osasun sistema hankaz gora jarriaz

arazorik ez dagoen tokian arazoak sortuaz erizainen profesioa

beraien gaitasunak ez dira aitortzen eta ez dira kontutan hartzen erizainek orain arte egiten zuena egitea uztera behartuz

orain arte egiten dutena egin ahal izateko mediku baten oniritzia izan beharrez idatziz bai medikamentuak egokitzerako orduan

orduan orain arte orain arte egiten zutena eguneroko praktikan erizainen praktika jarduna ilegal bilakatuaz eta zertaz ari gara hitz egiten matronen jardunaz erditzetan ohiko praktikak diren jardunaz ari gara hitz egiten urratuak osatzeaz

etxez etxeko zerbitzuetan ematen den arretaz larrialdietaz lan osasunaz osasun planean jasotzen diren programak aurrera eramateko ere

ari gara dekretu honek azkenean egiten duena osasun sisteman dauden gorputz desberdinen profil

sustatzen ditu korporatibismoa gainditu beharrean elkarlana gainditu beharrean ekipo multidisplinarrak bultzatu beharrean justu kontrakoa

jerarkiak eta klaseak mantendu beraz

osasun sistemaren funtzionamenduan muinean jotzen du egunerokoa moteltzen du itxarote zerrendak areagotu ditzake eta eragina izango du herritarrengan ere ez gabiltza bakarrik profesional konkretu batzuetaz hitz egiten eragin zuzena dauka gure osasun sistemaren

eraginkortasunean bai eta justu hau gertatu da hemen ari ginenean hitz egiten erizainei beste paper bat beste funtzio bat

maila bat emateaz teorian behintzat zeren praktikan ikusi dugu ez zirela horrela beraz eskuartean dugun arazoa serioa da oso serioa da eta konponbidea bilatzea premiazkoa da eta guk ere konponbide horretan lagundu nahi dugu eta gure ekarpena egin nahi dugu atzokoan ba ekarri genituen erizainen elkargoetako ordezkariak

zeren beraiekin ez badugu kontatzen ez goaz inora eta ez dugu konponbiderik bilatuko eta noski medikuena ere

hartu behar dira kontutan beraz premiazkoa ikusten dugu eta hau da gure ekarpenetariko bat

baliatzea eta lege marko bat ematea badakigu suspentsioa ez dugula berehalakoan lortuko eta lan egin behar dugu suspentsioa berehalakoa izatea baina guk ere hemen

dugu azkenean pertsonez ari garelako eta pertsonei babesa eman behar zaie bai maila pertsonalean eta bai profesionalean

egin duen bezala erakunde sanitario integratuetara erizainei agiri bat komunikatu bat bidaltzearekin komunikatu hori ere medikuei bidaltzea medikuei ere argi utzi behar zaie zein den osasun sail honen jarrera

aurrera gauzak errotik konpontzen ez ditugun bitartean eta gure ekarpena ere izan da

eta konpromisoa hartu nahi dugu osasun batzordetik gainerako autonomietako parlamentuetako

harremanetan jartzeko adosteko eta modu bateratuan espainiako gobernuari eramateko eskaria dekretu honen suspentsioarena eta hori egin behar dugu lehenbailehen eta lanean jarri beharko ginateke

osasun batzordeko ordezkariak eta pentsatzen dugu dekretuaren muinarekin lotua dagoela eta beharrezkoa dela osasun sailak argitzea eta plan batetan jasotzea ikasturte

aurretik zeintzuk diren eta zeintzuk izango diren erizainen funtzioak

erizainei dagokien maila eman behar diogula erabaki esparruetan egon behar direla beste funtzio batzuk eman behar zaiela zertaz ari gara

guztiontzat hobeto eta hori bide bat izan behar da gaur egun osakidetzan ba dauden funtzionamenduak etorkizunera begirako funtzionamenduetara egokitzeko ekipo miltudisziplinarrak sortzeko

joateko eta garai berriei egokitzen zaie praktikak bilakatzeko ez beraz pozik geratu gara gaur

adostu dugun erdibidekoarekin baina nahi duguna da erdibideko hori ez geratzea paperean praktikara eramatea ahalik eta azkarren

eskuartean daukagun arazoa aurkitzen dugun arazoa ez delako nolanahikoa konplikatua delako eta guri dagokigulako ba honi konponbidea ematea

lehenbailehen suspentsio hori errealitate bilakatzeko

gainerako hemen jasoriko gainerako edukietan ere sakontzeko eta errealitate bilakatzeko besterik ez eskerrik asko eskerrik asko
ubera andrea euskal talde popularraren ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

azkenean alderdi sozialistak aurkeztutako testuan debatea zehaztu

ikusi genuen esan behar dut ez hainbeste zehaztu dela

interbentzioa baina guk proposamen horretan aurkeztutakoarekin bat gentozen

horretan esaten zen erizainen aldeko plan berezi bat eusko jaurlaritzak bideratu

komenigarria zela erizainen papera zehazteko eta funtzioak zehazteko azken finean denok badakigu kolektibo honen garrantzian edo duten garrantzia osasun sistema

argi utzi nahi dugu gure taldeak ere erabat arbuiatzen duela

errege dekretua bezala ezagunago bilakatu dena eta berresten dugu beraz osasun sailburuak behin eta berriro

jarrera osasun sailburuak behin baino gehiagotan adierazi duen moduan guk ere begi onez ikusten dugu

eta horien gaitasunak edo funtzioak hobetzearen alde gaude beraz gure babesa adierazi nahi diegu osasun sisteman diharduten erizain guztiei ondorioz ezin dugu onartu bederatziehun eta berrogeita hamalau errege dekretua ez horren edukiagatik

izapidetutako prozeduragatik ere izan ere salagarria da alonso osasun ministroak egindakoa aurreko legealdian

a la palabra dada horregatik hasiera hasieratik errege dekretua onartu izanaren berri jakin zuenetik osasun saila publikoki aurka agertu da

eragindako ondorioen aurka dakigun bezala horrela adierazi zion sailburuak berak abenduaren hogeita zortzian

bertan gainera exijitzen zion errege dekretua indargabe uzteko eta hasiera batean lurraldearteko batzordean adostutako testura bueltatzeko

egiten jarraitu izan duenez jaurlaritzak azkenean epaitegi gorenaren aurrean errekurtsoa aurkezteko erabakia hartu behar izan du aste honetan bertan

beste hainbat autonomia erkidegok eta zenbait sindikatuk zein erizainen kolegioen kontseilu nagusiak beraz guk bat egiten dugu osasun sailaren eta jaurlaritzaren jarrerarekin gai honen inguruan are gehiago atzo goizean ere izan genuen aukera osasun eta kontsumo batzordean

eta haiek ere aitortu zuen osasun saila hasieratik egon dela

edukiaren eta nola tramitatu den aurka tamalgarria iruditzen zaigu gertatutakoa arazoa edo gatazka sortu da normaltasunez elkarlanean eta modu baketsuan

gai batean horregatik guztiagatik eskatu nahi diogu espainiako gobernuari dekretuaren aplikazioa bertan behera uzteko bere esku dago

izan ere onartezina da osasun ministroak egindakoa estatuko osasun sistemaren lurraldearteko kontseiluak aurrez onartutako eta

aldatzea erabaki zuen bere kabuz gainera onartzeko egun gutxi batzuk falta zirenean eta osasun zerbitzuetako

bazekienean gainera gero hain zuzen ere eragile horiek izan beharko zirela aplikatu

beharko zutenak aldaketa nabarmenena aipatu den moduan dekretuaren hiru puntu bi artikuluak ezartzen du medikuek aldez aurretik eta nahitaezko diagnostiko kontrola egin behar dutela

botikak agindu ahal izateko baldintza berri horrek

eta erizaintzako profesionalek izan duten ohiko lan egiteko moduari izan ere orain arte erizainek botika jakin batzuk agindu zitzaketen eragozpenik gabe

txandan ubera andreak ere aipatu duen moduan gripe txertaketako kanpainetan eta abar horretaz aparte

eskumenak ere inbaditu ditu eta oso larria dena erizaintzako profesionalei segurtasun juridikoko arazoak sortu dizkie euren eguneroko lan jardunean ondorioz ezinbesteko deritzogu

dieten neurriak hartzeari zentzu horretan uste dugu osasun sailak bere eskura dituen baliabide politiko zein juridiko guztiak bideratu behar dituela osakidetzako profesional guztiek bermatuta izan dezaten segurtasuna

suertatu daitezkeen suertatu litezkeen erantzukizunei aurre egiteko izan ere guk nahi duguna da egoera orain arte bezala jarraitzea azken finean osakidetzak gaur arte eman duen kalitatezko zerbitzua ematen jarraitzea y por lo tanto

ozenago eskatu ahal izateko espainiako gobernuari bertan behera uzteko

eta horregatik beraz erabaki dugu erdibidekoa adostea eh bildu taldearekin eta talde sozialistarekin hain zuzen ere bertan jasotako planteamenduekin bat egiten dugulako eta uste dugulako behar beharrezkoa dela ahalik eta indar gehien egitea

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea maneiro jauna

gracias eskerrik asko maneiro jauna orain bai erantzuteko

lehendakari andrea nik bakarrik pare bat gauza garrido andreari erantzuteko nola da posible

aldarrikapen eskari bat erantzutera joan eta aldarrikapen horri erantzun zaionean

eta behin aldarrikapen bat erantzutera joandakoan inportantea da aldarrikapen hori egiten dutenekin kontatzea ustez adostasun bat zegoen osasun arloko profesional eragileekin eta adostasun horri bizkarra eman zitzaion beraz dekretu horrek

aldarrikapenari ez dio erantzuten eta askotan egin daitekeen gauzarik

gauzak daudenetan uztea lanik hoberena da eta gobernu batek egin dezakeen gauzarik hoberena da arazoak ez sortzea eta beraz alderdi popularrari eskatuko genioke uzteko legeak dekretuak egiteari eta uzteko

azkenean gobernurik hoberena arazoak sortzen ez duen gobernua delako eta ikusi dugu alderdi popularrak arazoak besterik ez dizkigu ekarri
bai euskal erakundeei eta bai herritarrei oro har eskerrik asko ubera andrea euskal talde popularraren ordezkaria

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu

bozketara jarriko dugu euskal sozialistak eh bilduk eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketaren lehenengo bost puntuak bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita bi bai

onartuta geratu dira lehen bost puntuak jarraian azkeneko puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

gai zerrendako hirugarren puntua mozioa nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua jihadismoaren aurkako itunari buruz eztabaida eta behin betiko proposamena egin duen taldearen txanda llanos andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

jaso dugu erdibideko testua eta espainolez besterik ez dago eskatuko nuke bozketa izan baino lehenago

eskerrik asko etorriko dela bozketa baino lehenago eskerrik asko jarraitu

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko pastor jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz lópez de munain jauna eh bilduren ordezkaria zurea da hitza

urteko otsailean alderdi popularrak eta psoek ituna sinatu zuten kapitulu berri bat espainiako estatuan dagoen askatasun gabeziak biltzen dituen liburuan

itun hori sinatu eta berehala kritikak azaleratzen hasi ziren itxarotekoa zen egia esan fiskal

hitz jakin batzuekin deskribatzen zuten hitzarmena cacicada trágala

oso argi adierazten dituelako isiltasuna mesedez yihadismoaren aurkako borrokan sortu duten etsai unibertsal hori kokatzen dute baina

gogoratu beharra dago bigarren mundu gerraren ondoren estatu batuek europarekin batera mundu erdia banatu zuela afrikaren espolia utziz europako

modu batera edo bestera estatu batuei sor ziena ordaindu behar zitzaien beste alde batetik estatu batuek asia hartu zuten

y su avaricia han creado eskerrik asko lópez de munain jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria egibar jauna zurea da hitza

maneiro jaunak arrazoiak eskatzen zituen eta nik uste dut orokorrena

eman duzula hain zuzen ere zure susmoa zelako eta delako

zure galderari erantzuna argazki hutsa gehiago esango nuke pastor jaunak aipatu du atzo bertan

ministroak ohartarazi zien europako agintari guztiei agian estatuan espainiako estatuan egon daitekeela gobernuburu bat eta

beraz badirudi iraganean bezala iragan hurbilean ez dago hain urruti baita ere indarkeria eta terrorismoaren gaia erabilgarria dela politikoki arerioari mina egiteko ez ba horixe argazkia ez besterik

azkeneko gertaera larriak izan zirenean esan zuen frantzia gerran dago frantzia gerran dago eta esaten zuen

esaten zuen ere frantziaren kontra egin dute hau delako askatasunaren herria giza eskubideen aberria

frantziako biztanlegoaren ehuneko laurogeita lauak zioen prest zeudela beraien askatasunaren zati bat

uzteko seguritatearen izenean eta

seguritate gehiago izango bazuten debatea egon da ematen ari da

ikusi dugu joan den astean nola christiane taubira frantziako justizi ministrariak

zergatik utzi du arrazoiak eman ditu azkenean gobernu horrek ere

eskutik hor sortzen da preokupazioa batzuk kritikatuko dute beste batek

seguritateak egon behar duela noski eta seguritatea beharrezkoa da beharrezkoa da ezinbestekoa da baita ere bakea

bere oreka behar du azkenean seguritatearen izenean mundu guztia sospetxapean jartzen baldin badugu galdera da

mundu guztia teorian behintzat sospetxapean baldin badago seguritateak zenbateraino

eta non gelditzen dira norbanako guztien giza eskubideak hori da benetako galdera eta garbi dagoena da gure artean ere

egon badaudela musulmanak noski eta hori ezin dela identifikatu

antzeko ariketak ezin ditugula onartu eta hor ez duela egon behar ez esklusiorik beraiekiko

guztion artean eraiki behar baldin badugu etorkizun hori beste arrazoi bat

nik uste dut lehenengo eta behin egin beharko lukeela irakurri paktua bera paktua bera

zuek pentsatzen duzue zuek pentsatzen duzue zergatik neurri horietan zortzi

lehena nagusiena kode penalaren aldaketa zuek pentsatzen duzue yihadismoaren izenean

jartzeko prest dagoen horrek bere buruaz beste egiteko prest dagoen batek

merkatu batean sartzen den batek begiratzen duela halako herritan belgikan frantzian espainian zer kode penala dagoen zer kartzela zigorra eror dakiokeen

ez zait iruditzen hori izango dela terrorista horren kezka zergatik bere buruaz beste egiten dute beraz arazo handi bat daukagu noski eta tratatu beharra dago han bertan sortzen den tokian

guzti hori ere begiratu beharko da baina izan gaitezen zintzoak aipatzerakoan neurriak zergatik bi atal

zergatik esaten dut testua irakurri duzue eta esaten da bai

zergatik zuek aipatzen duzuen paktu hau yihadismoaren aurkako paktu hau bere horretan hartuta esaten duzu bai kontzientziatu egin behar da jendea giza baliabide gehiago sartu behar dira ados baina

har ditzagun kontutan esku artean ditugunak iritziak iritzi zergatik ikuspegi politikoa zergatik ikuspegi politikoa ikuspegi politikoa da baino instituzioak badauzkagu oso gertukoak adibidez ertzaintza

estrategi batetan ertzaintzak bere papera bete beharko luke ba

baino nola ez den aitortzen ertzaintza polizia integral bat denik

hirugarren mailako paper bat alderdi popularrak edo alderdi sozialistak behintzat instituzionalki edo politikoki landuko luke beste bideren bat

instituzionalki ertzaintza lan horietan nahi baldin badu zergatik ez du onartzen polizi integral bezala zergatik ez dago adibidez ertzaintza citco izeneko

ez daukala zertan egonik nonbait da ba ez dakit udaltzaingo

eta ez zaio onartzen polizi integral bezala

jo europan dauden informazio iturrietara informazio polizial informazio horietara zergatik ezin du jo ez zaiolako aitortzen

lau mailako baldin bada eta bilera bat egin behar da egin behar baldin bada deituko dizuegu

bilera bat informatzeko

jaungoikoak daki zertaz zergatik hemen yihadismoaren aurka

ez dira informatu ez aurretik eta ez ondoren hemen bertan egin direnak orduan

horiek dira niretzako galderak eta arrazoiak bata argazkia bi

irakurri zer esaten duzuen zuen proposamenaren motibazioan zergatik besteak beste aipatzen dituzue modu okerrean

itun bezala ezagutzen den hori eta baita ere paktu antiterrorista hor gu ginen helburu terrorismoa ere bai baino gu politikoki gu ginen helburu eta gu nahi duguna da

kontaketa zuzena ez dakit igual errelato hitza oso modan dago ez kontaketa zuzena historian

eta etorkizunean elkarren arteko konfiantza irabazteko edo gogorik baldin badago hasi gaitezen

ertzaintzari aitortu beharrekoa aitortzen eta gero agian politikoki edo politikoen

historia honetan aurrean duen hori konbentzitu ahal izateko

eskerrik asko egibar jauna erantzunen txandara pasatuz llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko llanos andrea mistoa

amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria egibar jauna zurea da hitza

llanos anderea garbi daukaguna edo daukadana da espainiako gobernuak ertzaintza

polizia integral bezala europako erakunde guzti horietan legokeela beraz irizpide politiko bat dago

momentu honetan polizia nazionalak eta guardia zibilak ze harreman duten beraien artean baina

artikuluak ertzaintza ulertzen du polizia integral bezala eta ardura osoak ditu kontu hauetan eta estatuak momentu honetan

ez du ez estatutua errespetatzen ezta ere ertzaintzaren egitekoa hori da egi borobila gure ustetan bestetik

eskerrik asko egibar jauna eztabaida amaituta bototara jarriko dugu

mistoa upyd taldeak sinatu dute erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita sei bai berrogeita zazpi ez ondorioz

gai zerrendako laugarren puntua mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena irph interestipoa berehala indargabetzeari buruz eztabaida ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euzko abertzaleak taldearen ordezkaria

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok egun on denoi maneiro jaunaren

ni lehendabiziko egitera noana da guk zer defendatu genuen eta zer defendatzen dugun azaltzera

ondoren maneiro jaunak berea egin zuen

eta guk osoko zuzenketa bat aurkeztu genuen batez ere

eskatzen genion estatu mailako agintariei

hipotekarioentzako erreferentziazko tipo ofizial gisa delako irph aren

eta uste dut maneiro jaunak esan du errebajatu egiten dugula eta horrelako gauza batzuk esan ditu baina nik uste dut desagerpena eskatuta ez dagoela errebajarik puntua da beharbada

nola egingo geniekeen aurre baina ez errebajarik jartzeko edo ez arazoaren kontzientziarik

puntuan esaten genuen eta bat gentozen hasierako testuak

eskura dituen baliabide guztiak habian ipini ditzala kontsumobide barne

sinatzaileen babeserako zergatik nolabait arazoa gainera etorri zaigu ez da euskadin sortutakoa guk pentsatzen genuen eta sarritan esan izan dugunean pertsonak helburu ditugula eta hori dela behintzat legegintzaldi honetako leloa

kontziente gara hau ez dela panazea ez dela ideala baina guk pentsatzen genuen

behar genuela eta alde horretatik gure eskumenen eta euskal instituzioen eskumenen arabera eskatzen diegu

kontratu hipotekario zein zorraren diru itzulketa prozedurak harmonizatzera zuzenduriko

europar batasun guztiko kontsumitzaileen babesa sendotze aldera eta baita estatu guztietan ordainean ematea sartzeko aukera aintzat hartuta ere eta

eskatzen zena zen bigarren aukera batzuk irekitzea

eta bai familientzat bai azken egunotan

posta elektroniko eta mezu jaso ditugu ez dakit uneoro zer defendatu nahi genuen ulertzen zen sarritan izan dugu nirekin edo nire aurkako horrelako jarrera baten inpresioa

horren arabera eta zenbait gauza eta akatsen bat zuzendu beharra zegoelako

maneiro jaunari helarazi genion

erdibideko proposamen bat bertan

proposamen biak biltzen ziren eta hasieratik hartu genituen mezuen arabera ikusi genuen beharbada

gure osoko zuzenketan esaten genuena baizik eta ez genuena esaten

hemen arazoa zegoen diru itzulketa bezalako gaietan guk hemen hasieratik segurtasun juridikoaren arazo bat ikusten genuen eta iruditzen zaigu gauzei

heldu behar zaiela eta hortik heltzea nahi genion ez kontzientzian inongo errebajarik daukagulako ez ez gaudelako beste batzuk bezain

baizik eta beste modu batean aurre egin behar zitzaiolako uste genuelako eta

proposamen serio bat eta bidezko bat egina genuela beno

zoritxarrez ez zen posible izan akordio hau unión progreso y democraciarekin baina gaizki ulertu ez badiot

posiblea izango litzateke behintzat hasierako puntua puntuka bozkatzea

arazorik puntuka bozkatzeko orduan alde horretatik guk bozketa puntuka eskatuko genuke

eta ziur gaude eta alde horretatik erantzuna baiezkoa bada eskertuko nioke maneiro jaunari

disponibilitatea azken finean egia baita zenbat eta boto gehiago izan hobe izango dela horrelako kausa batek eta
besterik gabe gainontzekoa bigarren txandarako utziko dut eskerrik asko eskerrik asko

zuzenketarik aurkeztu ez duten talde txanda pasatuz euskal talde popularraren

de gipuzkoa eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialisten

eh bildu taldearen ordezkaria otamendi andrea zurea da hitza

eguerdi on guztioi lehenik eta behin ongi etorria eman nahi diet gaur hemen gure artean dauden irph

eta araba bizkaia eta gipuzkoako kaleratzeak stop plataformeetako kidei beraiek orain arte egindako lanari esker

orain arte lorturakoak beraiek egindako lanari esker eman dira emandako gehienak bejon deizuela eta jarraitu dezazula horrela lanean

banketxeen aldetik manipulagarria dela ez duela merkatuaren errealitatea islatzen kontsumitzaileentzat kaltegarria dela eta

bere berri izan genuen lehen momentutik iruditu zitzaigun eta hala defendatu izan dugu behin baino gehiagotan gehiegitan aukeran

luzeegi joaten ari baita behin betiko irtenbide egoki bat aurkitzeko batez ere bere eragina sufritu duten eta sufritzen ari diren

enplegu gizarte politika eta etxebizitza batzordeak bi mila hamabosteko azaroaren hamaseian egindako bilkuran irpharen kaltedunen gipuzkoako elkartearen ordezkarietako bat gaur hemen gure artean dugun josé maría erauskin

eta bere azalpenekin are eta argudio gehiago eskaini zizkigun irph indizea bertan behera utzi behar dela eskatzen jarraitzeko eta eragiten duen egoera onartezina salatzen jarraitzeko

berehala indargabetzeari buruz legez besteko proposamen hau

ez zen posible izan baina adierazi nahi dugu puntuz puntu babesten dugula

etxebizitza maileguetarako erreferentzia indize ofizial bezala

berehalakoan donostia bilbo eta gasteizeko merkataritza arloko epaitegiek

manipulagarria eta gardena ez dela kontsideratu dutelako baina orain

auzitegiek orain arteko sententziak baliogabetzen ari dira aurkako argudioak erabiliz

ez delako frogatutzat ematen beraien iritziz baina zer da hau

zain egon behar dugu eta eskaera honetan uste dut gehienak egon gaitezkeela ados baina hori ez da nahikoa

berehala aplikatzeari uztea irmoki eskatu beharko genieke eta gainera alde batetik indize horren arabera kobraturiko interes guztiak guztiak kontsumitzaileei itzuli beharko liekete eta beste alde batetik honi loturiko maileguen exekuzioen ondorioz desjabeturiko etxebizitzak

injustizia baten ondorioz kaltetuak izan diren herritarren interesak defendatu behar ditugu gaur hemen eusko jaurlaritzak

kontsumobide institutua barne indize honek kalteturiko pertsonen defentsan eta etorkizunean etxebizitza maileguak sina ditzaketenen babeserako

administrazioa beharra dutenen eskura jarri beharko genuke eta azken puntu bezala

europako kontseiluari eta europako komisioari eskatu beharko genieke

negoziatzen ari diren erreferentzia indizeen inguruko europar araudi berria aplikagarria izan dadila baita

bezala banku zentralek lantzen dituzten erreferentzia indizeei ere ulertu genezake partidu popularraren jarrera

espainiako estatuko gobernuak darabilen jokaerari jarraiki baina ez dugu ulertzen nola

legez besteko proposamenari aurkeztutako osoko zuzenketan jaso duzue irph indizea erreferentziazko tipo ofizial gisa

oso ondo guztiz ados baina jarraian estatuko agintari eskudunei eskatu nahi diozue irtenbide bat bilatu dezatela erreferentziazko indize horrek ukitutakoek ez zait gustatzen hitza baina ukitutakoek antolatutako elkarteekin batera

beti da aproposa ahalik eta eragile gehienen artean irtenbide adostuak bilatzea baina ez da nahikoa ezta gutxiago ere

europar batzordeari lege proposamenak egin ditzala eskatzea bai kontratu hipotekario zein zorraren diru itzulketa prozedurak armonizatzera bideratuak ados ondo

gabeziari eta partikular zein familientzako bigarren aukerei buruzkoak ados baita honekin hala dagokio egitea gainera eta herritarron babeserako diren bitartean ongi etorriak izango dira baina eta horrekin nahikoa al da ez dugu ulertzen nola ez duzuen eskatzen edo ez zaudeten indize horren arabera kobratuko interes guztiak kontsumitzaileei itzuli beharko lieketela eskatzearekin ados eta ez dugu ulertzen zergatik ez duzuen defendatzen

desjabeturiko etxebizitzak dagokionari itzuliak izan beharko liratekeela

egokia ez dela kontsideratzen duzuelako izango dela suposatzen dut eta egokia ez den interes tipo baten arabera ordaindu beharko luketena baino gehiago ordaintzen

beraiena izan beharko litzatekeena jaso beharko lukete ez eta are gehiago

halako diru kopuru handiak ezin izan bazituzten ordaindu baina txikiagoak justuagoak ordaintzeko gai izango baziren eta ordaindu ezinagatik etxebizitza galdu badute nola ez dugu exigituko

ez da bidezkoa eta kalte materialetaz soilik ari gara hitz egiten ez ditugu aipatu ere egin kaltetu hauek familia hauek jasan duten

gutxienez galdutako ondasun materialak itzuliz

eta hau ez dugu guk soilik adierazten eta injustizia baten ondoriozko kalteak

edo ez duzue horrela ikusten eskerrik asko otamendi andrea erantzunen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria ez du hitzik hartu behar

eskerrik asko damborenea jauna otamendi andrea bertatik

soilik esateko bueno nahiz eta puntuz puntu bozkatuko den badirudi bere osotasunean irtengo dela eta aldeko edo aldeko bozkekin edo abstentzioekin baina irtengo dela eta

eragina izaten duen hemen onartzen den honek besterik ez

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko degu mistoa upydren legez besteko proposamena

lehenengo bozkatuko degu bat eta hiru eta gero gainerako guztiak bale bozkatu dezakegu bat eta hiru puntuak bozkatu dezakegu

ondorioz onartuta geratu dira bat eta hiru puntuak jarraian gainerako puntuak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

aho batez onartu dira gainerako puntuak jarraituko egingo det hurrengo puntua oso luze ez omen da izango eta

gai zerrrendako bostgarren puntua mozioa belén arrondo aldasoro eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua aernnovako langileak

egoerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda arrondo andrea

eguerdi on eta ongi etorri gaurkoan ere aernnovako

baina garrantzitsua dela ez dut inolako zalantzarik ekartzen dugun proposamena

tapia sailburuari egindako interpelazioan oinarritzen da orduan esan genuen aernnova enpresa presio sozial eta politikoen poderioz behartuta egon zela erregulazio

erretiratzea baina arriskua ez zela desagertu eta horregatik jakin nahi genuen

arrisku hori saihesteko zein asmo zuen sailburuak lanpostu guztiak babesteko eta lan baldintza duinak bermatzeko zoritxarrez azken aste hauetan argi ikusi da berriro ere

langile kopurua murriztea eta lan baldintzak okertzea gaur bertan komiteak bilera zuen enpresarekin

ze proposamen jaso duzuen nik ez dut ezagutzen gustatuko litzaiguke pentsatzea proposamen ona izan dela baina esperantza handirik ere

sailburuari esan genion bezala erregulazio espedientea erretiratzearekin ez zen gure ikuspuntutik behintzat jaurlaritzaren eginbeharra amaitzen baina jaso genuen erantzuna kontuan izanda gehiago ikusten dugu sailburua begirale lana egiten

babesten arabako lantegian dauden enpleguak eta hauen baldintzak babesten baino ezin dugu ahaztu testuingurua

ehun eta berrogei langile inguru kaleratuko zituela iragarri zuen

ematen zuen une berean eta nola ez azken denboraldian izandako etekinak azaltzen zituen bitartean

ehun eta hogeita hamar langile berri kontratatu behar zituela iragarri zuen hemezortzi milioi euroko inbertsioa lotsa gutxi guzti horregatik tapia sailburuari azaroan esandakoa birgogoratzea ezinbestekoa dela iruditzen zait jaurlaritza ezin da gaizki ulertutako ohiko neutraltasunean kokatu aktiboa enpleguaren alde eta langileen alde jaurlaritzari dagokio enpresaren planen gaineko kontrol eta jarraipen zorrotza egitea

harreman eredua aldatu egin behar dutela ez du balio eredu bat non oinarri nagusia laguntza publikoak ematea den enpresari konpromiso argiak hartzera behartu gabe onartezina da enpresa batek

milioiak eta milioiak jasotzea jaurlaritzaren eta arabako diputazioaren aldetik babes osoajaso izana sorreratik

araban lanpostuak suntsitu nahi izatea toledon beste horrenbeste sortzeko aernnovako kasua ez da bakarra zoritzarrez enpresa gehiagotan gertatzen den errealitatea da nik uste dut hemen izen batzuk

zer gertatu zen hitz egin dezakegu cegasari buruz cable eta zerrenda luze bat aterako litzateke egingo bagenu bat bestearen atzetik

diru publikoa enpresa bati ematen zaionean baldintza batzuk ipini behar dira instituzioek

eta hau planteatu izan dugun bakoitzean eta planteatzen dugun bakoitzean jaurlaritzatik jasotzen dugun erantzuna beti berdina

buscar las medidas necesarias y alcanzar acuerdos hau da behin eta berriro entzuten duguna esparru pribatu bat da non instituzioek ez dugu zer esanik zer eginik

aernnovako kasuan ere sailburuak gauza bera

enpresak erretiratu zuenean orduan bai presioa egin ondoren alde guztietatik

por ambas partes y que se trabaje gure ikuspuntutik hau ez da nahikoa beste eredu bat behar dugu

ikusten ari den guztia ikusten ari garen guztia gertatu ez dadin oinarria argia izan behar da eredu berri horretan enpresen konpromisoa eta atxikimendua

jarduera produktiboaren jarraipena bermatu

ziurtatuko dituena ez zaigu lehen esan dudan bezala bidezkoa iruditzen diru publikoa oparitzea enpresek konpromiso

hartzen baldintzak ipini behar dira laguntza publikoak bai baina argi utzita guztion dirua jasotzen duten enpresek ez dutela egingo ez deslokalizaziorik ez despidorik

jasotzen duena da legebiltzarrak jaurlaritzari edo guk proposatzen genuen jaurlaritzari eskatzea bi hilabeteko epean

deslokalizazioak eragozteko lege proiektu bat

hori bermatzeko eta horretan planteatzen genuen baldintza sozialak ezarri behar zirela diru publikoa ematerakoan

eta enpresak ez deslokalizatzeko eta negoziazio kolektiboa bermatzeko konpromisoa jaso behar zen

proposamenak eta bai onartu behar dut nik uste guztietan onartzen dela oker baldin ez banago arazo bat dagoela

arazo bat dagoela gertatzen diren gauza asko bidegabekeriak direlako eta hori nik zuzenketak ikusten uste dut denak

behar dugun horri aurre egiteko hor diferentziak azaltzen dira

adostu duguna ez da guk proposatzen genuena hori argi dugu eta argi adierazten dut gu haratago

guk uste dugu ausartagoak izan behar dugula hori ere

jaurlaritzak arautu egin behar duela diru publikoa ematen denean baldintza zehatz jaso behar diren gaur egun

ez dadin edo gutxienez bide hori enpresei

zailagoa ipintzeko adostutako erdibidea gure ikuspuntutik pausotxo bat ematen du ateak irekitzen ditu norabide horretan guk defendatzen dugun norabidean eta horregatik

adostu dugu ez hala ere orain arte erdibidekoan azken batean esaten dena edo jaurlaritzari eskatzen zaiona honako hau da desarrollar políticas necesarias

bigarren puntuan jaurlaritzari eskatzen zaio ere a considerar

aurrekontuen bidez ematen dituen laguntzei buruz eta baldintza batzuk horretarako horregatik esaten dugu gure ikuspuntutik norabide zuzenean pausotxo bat dela guri denborarekin gehiago eta

gustatuko litzaigukeena hala ere orain arte ez dugu jaurlaritzan borondate politikorik ikusi horrelako pausoak emateko

eta baldintza batzuk pean ipintzeko ematen diren diru laguntzak eta guri aipatu dudan bezala ez zaigu onargarria iruditzen

aernnovan eta beste enpresa batzuetan gertatzen ari dena berriro gertatuko dela beste batzuetan eta azkenean langileak direla galtzaile zalantzarik gabe eta jarraituko dutela galtzaile izaten eta enplegua jarraituko dela suntsitzen

hastea ematen bide honetan eta azken batean inplikazio aktiboaz hitz egiten dugunean honetaz ere hitz egiten ari gara hori da gaurko eztabaidaren muina gure ikuspuntutik eta espero dugu eztabaida bera

ez du hitzik hartuko euskal sozialistak taldearen ordezkaria itxaso jauna zurea da hitza

sailburua legebiltzarkideok eguerdi on guztioi

ari da enpresa elkarte edo norbanakoentzako diru laguntzak dira administrazioek politika egiteko gehien erabiltzen duten

horren bidez sustatzen dute gobernuek nahi dutena

hortik aurrera egin beharreko proiektua eskatzen da

hori guztia dagokion dekretuaren arabera izan ere ez da gauza bere berrikuntza teknologiarako dekretu bat enplegua sustatzeko bat edo krisi egoerei aurre egiteko

produktiboak sustatzeko aukera lan gastuak

hemen ez da aukera hori erabiltzen eta enplegua mantentzeko aukerak exijitzen ditugu nolanahi ere gauzatu eta indartu programek

aplikazio hedakorra egiten dute eta bertan inposatutako baldintzak ezartzen dituzte dicho esto

ez dira ematen zuzenean langileen baldintza sozialak hobetzeko

izan ere espero da inbertsioa benetakoa bada hobekuntza horiek eman ahal izatea bai enpresaren jarraipenarengatik bai bere eraginkortasuna handitzeagatik eta hori da eusko jaurlaritzaren helburua berak planifikatutako eta kudeatutako

enplegua sortzeko kalitatezko enplegua sortzeko hori ezin du inor ukatu langileen lan baldintzak hobetzeko laguntza politikak

berrikuntza eta internazionalizazioa bultzatzeko ez dago beste modurik eta hori da jaurlaritza egiten ari dena bere plan ekimen eta diru laguntzen bitartez

mistoa upydk erretiratu duenez orain da zure txanda maneiro jauna zurea da hitza muy brevemente únicamente para decir que

gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria arbulo jauna zurea da hitza

telleria jauna espero dut ibaien izenak eta koloreez gain zerbait gehiago ulertu izana

proposamen honen jatorria baina lehen aipatu den bezala ugari ditugu araban bizkaian eta gipuzkoan eta baita ere nafarroan egoera berdina irudikatzen dutenak lehen batzuk aipatu ditut beste batzuk ere agian batzuk ez hain ezagunak badaude ingemar

eta azken batean nafarroa aipatu dudanez

hala ere argi geratu zait gauza bat

gaur egun dagoena nahikoa dela defendatzen duzula gaur egun dagoenarekin bermatu daitekeela

eta guk ikusten duguna da guztiz kontrakoa gaur egun dagoena ez dela nahikoa eta horregatik egun batean eta beste batean gertatzen

eta horren aurrean guk benetan sinesten dugu eta uste dugu instituzioek zerbait gehiago egin dezakegula

diru publikoa jaso duen enpresa batek etekinak izan dituen enpresak orain erregulazio espedientea eta kaleratzeak nola ez iragarri ditu zer eskatu dute langileak sindikatu guztiak gu hemen eskatzen ari garena nolabait jasotako diru publikoaren erabilpenaren

aurre egin behar zaiola enpresari ezin dela diru publikoa

munduan zehar dituen enpresak mantentzeko bertakoa hondoratzen uzten duen bitartean eta ez dakit ikusi zenuten baina egin zen manifestazioan nik uste dut hemen gauden ia talde politiko guztien ordezkariak

eta nafar parlamentuan talde guztien babesa jaso zutela langile hauek uste dut gaur hemen ikusten ari garenaren ondorioz oraindik oso urruti gaudela legebiltzar honetan egoera

tamalez diot bestalde esaten da hori ere behin eta berriro errepikatzen da legebiltzar honetan ezin dugu

arauak ez digu usten horrelakorik egiten ez da legala ezinezkoa da

borondatea baldin badago aukera egongo litzateke denon artean topatzeko arauak egiteko

borondatea egongo balitz problema da ez dagoela talde popularrari gauza bat argi utzi nahi diogu gure proposamenak

gure proposamenak langileak eta enplegua babestu nahi du eta arau bat egotea berez ere nik lehen aipatu dut bizkaiko

zerbait positiboa da existitzen da hartu dezagun bide horretatik zerbait gehiago egiteko aukera hiru lurraldetarako

ez dela azarorik egongo ez dela erregulazio espedienterik egongo ez dela

beste oztopo bat bai zailago ipiniko zaie bidegabekeriak egin nahi dituztenei eta hor ez daude ere enpresa guztiak

horiei oztopoak ipini behar zaizkie eta aurre egin behar zaie bidegabekeriak egin nahi dituztenei eta gu behintzat horretaz ari gara hitz egiten beste adibide bat jarriko dut

gamesako kasua gamesa ere izan da enpresa bat diru pila jaso duena sorreratik administrazioen aldetik babesa

erosteko asmoa edo aukera egon daitekeela eta arriskuan dago erabakigunea ere ez den

ez bakarrik ardura ardura eta neurriak hartzeko egin beharra dugula eta guk nolabait horregatik defendatzen dugu defendatzen duguna

borondatea egonda egingarria dela ikusten dut gaur ez dela aterako adostutako erdibidekoa ere ez dela pausotxo bat emango ere guk ez dugu ezer erretiratu tellería jauna gu saiatu gara norabide onean

hartu beharko direla eta hartuko direla beharrezkoak direlako gure artean dauden milaka eta milaka langileak babesteko eta herri honetan araba gipuzkoa eta bizkaiko enplegua babesteko ere beraz

eta bitartean animo indarra aernnovako langileei eta guk behintzat borrokan jarraituko dugu eskerrik asko
arrondo anderea euskal sozialistak taldearen ordezkaria itxaso jauna

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria tellería jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ez ondorioz erdibideko zuzenketa ez da atera jarraian euzko abertzaleak taldearen

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita hemezortzi bai hogeita hamabost ez ondorioz euzko abertzaleak taldearen

jarraian bi adierazpen instituzional irakurriko ditut eusko legebiltzarraren adierazpen instituzionala sestaoko bizkaia altzairutegi konpaktuari buruzkoa arcelor mittal taldeari dagokion sestaoko bizkaia altzairutegi konpaktua acb aldi baterako

horren aurrean eusko legebiltzarrak honako adierazpen instituzional hau erabaki du eusko legebiltzarrak

eta enpresa laguntzaileetako langile guztiei eta lantegi horretako zuzendaritzari eskatzen dio ekin diezaiola elkarrizketa prozesu bati enpresa batzordearekin neurri horren inpaktua ahalik eta txikiena izatea ahalbidetuko duen eta produkzioa lehenbailehen berreskuratzeko beharrezko diren neurriak adosteko

bultza ditzala europa batasunaren aurrera produkzio zentro hori berriz irekitzera bideratuko diren neurriak

ekonomia batzuek hala nola txinak egiten duen leia desleiala geldiarazteko baita ere energiaren prezioa berrikuzteko neurri batzuk hartzeko ere

arriskuan jartzen ari baita hainbat industria proiektu eta milaka lanpostu genero indarkeriaren kontrako adierazpen instituzionala eusko legebiltzarrak irmotasun osoz gaitzetsi eta erabat baztertu nahi du pasa den astean

ustezkoz gertakari berri baten biktima da legebiltzarrak

eta baita eraso horien biktima izan direnen senide eta gertukoei el parlamento vasco condena estas agresiones

emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alde halaber

eta beraz eskatzen diegu gara ditzatela behar beste baliabide izango dituzten osoko planak behin betiko desager dadin arazoa helburua da emakumeen kontrako erasorik ez gertatzen berriro eta are gutxiago

jarraian minutu bateko isilduna egingo dugu aliciaren omenez